bigarren puntua bateraezintasunen batzordearen irizpena euskal irrati telebista herri erakundeko administrazio kontseiluko hautagaien bateragarritasun egoeraren gainean egina irizpenari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena eta hala badagokio kontseilu horretako kideak izendatzea

irizpenaren alde edo aurka hitz egin nahi du

hautagaiak diren legebiltzarkideak ezin dutela bozkarik eman bozkatu dezakegu

hirurogeita zazpi abstentzioak bat horrenbestez onetsi egin da irizpena eusko legebiltzarreko erreglamenduaren berrehun eta berrogeita hamalau puntu sei artikuluan ezarritakoari jarraituz

jarraian euskal irrati telebista herri erakundeko administrazio kontseilurako kideak bai norbaitek bai maneiro bost minutu dituzu

eskerrik asko maneiro jauna jarraian euskal irrati telebista herri erakundeko administrazio kontseilurako kideak izendatzeko bozketa

aurkezteko ahalmena duten elkarte eta erakundeek aurkeztutako hautagaien bi zerrenda banatu zaizkizue alfabetoz ordenatuta lehenengo eta behin legebiltzarreko taldeek aurkeztutako hautagaien artetik aukeratu beharreko hamabost kideak hautatuko ditugu

horretarako legebiltzarkide bakoitzak hamabost izen markatu ahal izango ditu gehienez ere banatu zaion txartelean

euskal irrati telebista herri erakundeko administrazio kontseiluko kideak izendatuak izateko eta jarraian zozketaz erabakiko dugu bozketari hasiera emango dion

bat eta gero bestea lehenengo hamabostak eta gero bestea bi bozketa egingo ditugu

arrizabalaga olaizola maría eugenia arrondo aldasoro belén

bai lehenengo hamabostekoa eta gero bigarren bozketa bat egingo dugu laukoa

bosketa amaituta euskal irrati telebista herrieraku administrazio kontseilurako kideak izandatuta gelditu dira

allende arias manuel hirurogeita hamar botorekin angulo altube gorka hirurogeita hamar botorekin

hirurogeita hamar botorekin barandiaran irastorza xabier hirurogeita hamar botorekin campos granados tontxu hirurogei botorekin fernández alonso

hirurogeita hamar botorekin iturrate ibarra iñigo hirurogeita hamar botorekin

llanos gómez nerea hirurogeita hamar botorekin narbaiza amillategi beatriz hirurogei botorekin piñol olaeta elixabete hirurogeita hamar botorekin ramírez de la piscina martínez txema hirurogei botorekin

hirurogeita hamar botorekin ondoren

elkarteek eta erakundeek aurkeztutako hautagaien artetik aukeratu beharreko lau kideak hautatuko ditugu

administrazio kontseilurako kide izateko legebiltzarkide bakoitzak lau izen markatu ahal izango ditu gehienez ere txartelean

herenen gehiengoa behar da kasu honetan ere izendatua izateko ondorioz zozketaz erabakiko dugu bozketaren hasiera emango dion

izan da hirurogei bozka jaso dituzte arana arrieta edorta arejita oñarte etxebarria adolfo

bozka bat gehiago arejita oñarte etxebarria adolfo cava mesa begoña

beraz euskal irrati telebista herri erakundeko administrazio kontseilurako kideak izendatuta gelditu dira honako jaun andre hauek

botorekin adolfo arejita oñarte etxebarria jauna hirurogeita hamar botorekin iñaki garcía arrizabalaga jauna hirurogeita hamaika botorekin

hirurogeita bat botorekin gai zerrendako

euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako lege proposamena kargudun publikoaren jokaera kodea eta haren bateraezintasunen erregimena arautzeko aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena banatu zaizuen dokumentazioan daukazue jaurlaritzaren irizpena horrenbestez irakurri gabe

aldeko txandan nork guztiok euskal talde sozialistaren

egun on guztioi legebiltzarkideak lehendakari jauna talde sozialistak gaur

eta haien bateraezintasunen araubidea arautzen duen

aurkezten du aintzat hartua izan dadin talde sozialistatik kontsideratzen dugu beharrezkoa zela indarrean dagoen erregimena gaurkotzea dakizuen bezala lehendabizi

eta ondoren hogeita hamabi barra mila bederatziehun eta laurogeita hiru legeari azken hau

lehenetarikoa izan zen aipaturiko bi lege hauen helburu nagusiena gardentasuna eraginkortasuna eta funtzio publikoetara dedikazio bermatzea izan da eta era berean euren independentzia eta inpartzialtasuna

en la vida política legeak zeregin publikoetan dihardutenen betebehar etikoa eta betebehar soziala

interes komunak kudeatzen dutenengan gizarteak jarritako konfidantza legitimoa eta iharduera politiko gardena babestu nahi baititu

hori bai arau hauekin ez da kargu publikoen ordainsari erregimenik ezartzen ez delako horretarako lekua

arduraldi esklusiboaren ondorioz alegia aurrekontu publikoen kargura ordainsari bakar bat jasotzea en el capítulo

del voto favorable de la misma besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko mendia andrea jarraian upydren ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

eskerrik asko maneiro jauna jarraian euskal talde popularraren ordezkaria den quiroga andreak dauka hitza

eskerrik asko quiroga andrea eh bildu taldearen ordezkaria den mintegi andreak dauka hitza

presidente andrea lehendakari jauna legebiltzarkideok legerik onena da behar ez dena eta arautu beharra dagoenean hor badago ia gabeziaren sintoma edo ez dagoelako adostasunik edo jokaera desegokiak egon direlako eta horiek saihestu behar direlako

beraz orain kargu publikoen jokaera etikoa edo jokaera kodea arautu beharrak adierazten digu badagoela gabezia horren sintoma da izatez jokaera zuzena berezkoa izan beharko litzateke se le supone soldaduzkan edo zerbitzu sozialean zerbitzu militarrean

baina dirudienez beharrezkoa da egin beharra eta egitekotan hobe da argi uztea gauzak proposamen hau dator batzera batetik eta aurretik egindakoa nire aurrekoek esan duten bezalaxe bai maneiro jaunak eta quiroga andreak denbora egongo da arautegian artikulatuan sartzeko

baina bai aipatu daitezke gauza batzuk esate baterako preskripzioarena hiru urtera egitearena ba badakigu kode penalean horrela dela baina mintzagai izan liteke

deialdien bidez kargu publikoetara heltzen diren langileak denbora egongo da horretaz mintzatzeko esaten dudan moduan niri edozein kasutan iruditzen zait askoz ere interesgarriagoa aipatzea

edo esate baterako code of ethics for politicians hau da

guztiek sinatu beharko luketen dokumentua non aipatzen diren beste kontzeptuak hala nola justizia begirunea zerbitzua

gardentasuna testu hori egin zen hain zuzen ere giza eskubideen deklarazio unibertsalaren letra eta espiritua aintzat hartuta eta dokumentu batean isladatuta nik bakarrik amaitzeko

kargu politikoak izan beharko lirateke langile publiko arruntak hau da pribilegiorik ez izan eta beste langile guztien betebeharrak alde batetik seguritate soziala ordaindu eta bestetik langabeziarako

eta ez izan inolako ezberdintasunik beste edozein kargu publikorekin eskerrik asko eskerrik asko mintegi andrea
euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den otadui andreak dauka

eskerrik asko ganberaburu andrea sailburuak legebiltzarkideak egun on guztiori euskal sozialistak legebiltzar taldeak

lege proposamena aintzat hartzearen aldekoa azaldu zuen jaurlaritzak eta euzko abertzaleak nola ez aldeko botoa emango dio ekimen honi beraz aho batez onartuko da proposamena

lege proposamen honek bilatzen dituen helburuekin zintzotasuna da politikarik hoberena horrela zen behintzat benjamin franklinentzat eta hiru mende geroago eta

baina ez izan inolako zalantzarik honestidadea dela gure taldearentzat politikarik

azken bolada honetan gertatutako ustelkeria kasuek ekarri dute neurri handi baten politikarion sinesgarritasuna hutsaren hurrengoa izatea are gehiago herritarren eta politikarien artean zabaldu den

bilakatu garela herritarrentzat ez da bidezkoa gutxi batzuen praktika txarrek zeregin politikoetan ari garenon hainbat eta hainbat pertsonen portaera zalantzan jartzea horretarako sagar ustel batek ez dituelako gainontzeko sagarrak kutsatzen

salbuespena arau bihurtzea eta oso arriskutsua iritzi publikoan zabaltzen ari den mezua politikari guztiak ustelak bilakatu

horrek dakarren arriskuarekin azken finean klase politikoak izen ona galtzeak demokrazia osoak izen ona galtzea baitakar laino hori sortutako zalantza izpi guztiak argitu behar dira eta funtsezkoa klase politikoak galdu duen izen ona berreskuratzea

eta guk esatea bederatzigarren legegintzaldian

legegintzaldiko testua berreskuratzeko eta ekartzeko baina koherenteak izan ginen eta ez genuen

cien por ciento de acuerdo eskerrik asko eskerrik asko otadui andrea erantzuteko txandan euskal sozialistak taldearen ordezkariak dauka hitza
gogoratu hamar minutu guztiontzat direla

eta lehenengo bi parte hartzeak minutu asko jan dituzue berriro diot guztientzat hogeita hamar minutu ziren eta orain hamar minutu dira guztiontzako

jarraian euskal talde popularraren ordezkaria den quiroga andereak dauka hitza

eskerrik asko quiroga andrea eh bildu taldearen ordezkaria den mintegi andreak dauka hitza bai bakarrik esan

ekimenak aurkeztuko ditugula helduko den momentuan legea hobetzeko asmotan eta orain gure aldeko

besterik ez eskerrik asko mintegi anderea eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

eskerrik asko berriz ere presidente andrea mendia

eta azalduta dago gainontzeko denbora agortu duzun heinean

benetan jakinmina neukan ezagutzeko zergatik gobernuan zeundenean eta aukera izan zenuenean lege proiektu hau aurrera eramateko

ez zenuen orduan egin eta

txandan aukera izan duzu hori azaltzeko baina berdin berdin gelditu gara ez zara zu egokiena lezioak emateko kontu honetan zeren gogoratu behar dizut zure sailpekoak ziren

egitasmo zeneuzkala legegintza egutegian eta lege bakarra kapaza izan zinen edo gai izan zinen onartzeko publizitateari buruzko legea eta hori barreda jaunari

eta gainera lege hori onartu egin zenuen barreda jaunak orduan zure sozio preferentea zena

no se recogía besterik ez eskerrik asko eskerrik asko otadui andrea
eztabaida amaituta botoetara jartzen da lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai hirurogeita hamairu ondorioz

lege proposamena gai zerrendako laugarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda da eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkezteko eta aldezteko ubera andrea zurea da hitza

legebiltzarburu andrea lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok egun on

hezkuntzaren parte dira jantokietan umeak hezi heziketa sustatu eta garatzen dugu jantokietan bere osotasunean hainbestetan aldarrikatzen ditugun eta gustatzen zaigun

mesedez zarata handiegia dago mesedez

integraltasun eta zeharkakotasunaren izenean

orduan esan dudan bezala umeak hezi egiten ditugu

osasunaren zaintzan bizikidetzan elikagaien ezagutzan nondik datozen elikagai horiek nola ekoizten diren ekoizterako orduan produktu kimikoak erabiltzen ditugun edo ez ekoizpen horretan parte hartzen duten

landu daiteke jatordu batean noski ez soilik jantokietan etxeetan ere

edo ez baina guzti hori bideratu genezake jantokietan hezkuntza proiektu baten barruan

konszienteki planifikatzen baldin badugu eta garatu ez gero eta askotan ere

guzti hori lantzen da jatordu batean eta gure proposamenarekin hezkuntza eredu horri ateak

aukera ematea besterik ez hori da eskatzen duguna aukera ematea atea irekitzea hezkuntza eredu horri hori da planteatzen duguna gaurko

aldatzea nahiz eta gure ustez aldatu beharko litzatekeen gaur egun dagoen sistema eta egiten dugun proposamena ere ez doa inoren aurka

bakar bakarrik ikuspegi zabala integrala bere baitan biltzen duen hezkuntza eredua garatu nahi dugu baita jantokietan ere azkenean bilatzen duguna da ikastetxeak dauden ingurune hurbilera irekitzea

ez dira uharte isolatuak ikastetxeak garatu behar duten hezkuntza proiektua lotuta egon behar da bere ingurune hurbilarekin

lehen esan dudan bezala elikagai horiek nondik datozen nola ekoizten diren ekoizterako orduan lanbideak guzti hori landu daiteke

ume horiek etorkizuneko pertsona helduak izango dira ingurune horretan beraz zeharkakotasunaren eta integraltasunaren ikuspegitik iruditzen zaigu jantokiak daukaten garrantzia

eta guzti hori gutxi balitz eredu horren bidez sustatu genezake eta landu genezake tokian tokiko enplegua momentu honetan

larritasunean eta hain egoera kritikoan aurkitzen den enplegua

kate hurbilen bidez kate motzen bidez eskualdean herrietan enplegua sustatu genezake

zaindu behar ditugu eta harrotasunez publizitatea egiten dugu labelaren inguruan label okela gernikako piperrak tolosako

baina gure ustez egin genezakeen publizitaterik hoberena dira guk erakundeetatik bideratu genitzakeen politika publikoak

kudeaketa ereduak praktikara eramaten ditugunean

politika konkretu batzuk bideratzea eta zalantzarik gabe horren barruan ere jantokien kudeaketa eredua sartzen da

baina lagundu dezake zalantzarik gabe

integraltasuna aldarrikatzea hitz horietaz ahoa betetzea gero

praktikara eramateko eta guztiz kontrakoa egiten dugunean kontrako politikak bideratzen ditugunean eta gure ustez politika estrukturalak

ditugun esparru guztietan politikak eraginkorrak

zergatik ez hezkuntzari dagokion atalean aipaturiko guzti hori barnebiltzen duen eredua bultzatu

praktikara eramateko ez ahal litzateke eredu horrekin ikastetxeen autonomia indartuko aniztasuna edo ez dugu sinesten

autonomian eta aniztasunean iruditzen zaigu tokian tokiko errealitatera egokitu beharko litzatekeela ikastetxe

oso ondo aurrera cateringarekin beste batzuk aukeratuko dute beraiek egitea kudeaketa osoa hasiera hasieratik oso ondo aurrera beste batzuk agian aukeratuko dute beraiek ere

lantzen dituzten elikagaiak kontsumitzea noski guztiak

egon daitezke eta beraz zergatik ez aukera eman kudeaketa eredu jasangarria hurbilekoa burujabea

hemen mahai gainean jarri nahi duguna proiektu pilotuak egin daitezke ez al dira hezkuntzan proiektu pilotuak

bultzatu dira eta beste hainbat kasuetan ere bultzatzen dira

zergatik ez eta gaurkoan ez baldin bazaituztet konbentzitzea lortzen behintzat bai gustatuko litzaidake

zergatik ez jantokietan pilotuak bultzatu zergatik ez beste kasu batzuetan egiten denean eta gustatuko litzaidake gutxienez gaur galdera horri erantzungo

hain temati egoteko zein den arrazoia ea atzean ezkutuko arrazoiren bat dagoen hau da

catering enpresen presioa eta hor ere beste

sukalde propioa izaten gainera ikastetxe batzuk orain berregituratzen edota ikastetxe berriak eraikitzen ari direnean prest daudenean beraiek finantziatzeko beraiek edo udaletxeek

ez dugu ulertzen benetan ez dugu ulertzen zergatik egiten den hori

orduan galdera horren erantzuna ere izatea gustatuko litzaidake zeren hemen ez da bakarrik lehengaien arazoa hau dam lehengai freskoak

zaindu behar da eta elaborazioak bere garrantzia dauka eta iruditzen zaigu momentu honetan behintzat hori bigarren plano batetan jartzen dela bukatzeko

indarrean dagoen gaur egungo jantokien kudeaketa dekretua

dagoeneko bi mila hamairuan gaude ordutik gauzak asko aldatu dira ordutik hainbat datu ditugu

jakinagoa da eta gainera datu objektiboak ditugu jatorduek osasunean duten eragina eta garrantzia

baita ere krisi egoera batean gaude eta

tokian tokiko enplegua sustatzen eta

etorkizuneko herritarrak baloreetan hesitzeko

zalantzan jartzen duenik eta gure ekonomia txikia zaindu eta sustatzeko iruditzen zaigu

irekitzea garrantzitsua izan daitekeela eta izan behar

auzoz auzo eta herrietan beraz eskatzen duguna da dekretu honetan atetxo bat irekitzea leiho bat irekitzea eredu aukera honi bestelako eredu honi

azkenean jantokia ulertzeko beste eredu bat eta ikastetxeen

indartzeko eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda euskal talde popularraren

eskerrik asko oyarzabal jauna jarraian euskal sozialistak taldearen ordezkaria den celaá andreak dauka hitza

egun on legebiltzarkideok hasiko naiz agirrezabala jaunaren hitz batzuekin berak esaten zuen bi mila hamaikagarrena urtean

hain zuzen ikastetxe gehienak kudeaketa zuzenean sartuta daude eta nik uste dut beren satisfakzio maila handia dela eta

gehitu zuen baina esan liteke zerbitzua

eta hezkuntza sailak bere gain hartzea lorpen handia izan dela

eta errekonozitu egin behar dela beraz nik ez dut uste lehentasuna hor dagoenik baizik eta

ni ados nago berarekin guztiz ados eta ubera andrea gertatzen dena da zuk

eskerrik asko celaá anderea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den mendizabal andereak dauka